berriro ekingo diogu osoko bilkurari erdi bideko zuzenketa

erantzunen txandara pasako gara partido popular ciudadanosen ordezkaria den gordillo jauna zurea da hitza

por otros derroteros muchas gracias señorías eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria gorrotxategi andrea zurea da hitza

gorrotxategi andrea euskal sozialistak taldeko ordezkaria san josé andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea

eskerrik asko eskerrik asko pérez andrea talde mistoak bertatik zurea da hitza martínez andrea

ponemos en valor besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena jaurlaritzak
udaletarako ezohiko funts berezi gehigarriak

ordezkaria den iriarte jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

legebiltzarkideok legebiltzarburu andrea udaletatik etorri zareten ordezkariak eguerdi on eta mila esker gaurkoan

udalen finantzazio bitartekoak eskatzera gatoz eta udalak indartzea izango genuke helburua udalak errekonozitzea ere egin duten eta egiten duten lan guztiarengatik eta nola ez etorkizunari begira hauen papera indartzea

europar funtsak etorriko diren honetan hauek izango direla hurrengo urteetako inbertsio bide nagusiak eta zentzu horretan beraiek udalak ere kontutan hartu beharko genituzkeela eta beraien espazioa izan beharko

udalak herritarrengandik gertuen dauden instituzioak direla ezin uka udalak

eta herritarrak arazoak eta egoera gogorrak dituztenean lehenengo atea jotzen dutenak izan konpetentzia izan ez konpetentzia

eta udalak aldi berean eta horregatik herritarren eta gizartearen urgentzien jakitun dira lehen lerroan daude eta zer esanik ez

covid izeneko tsunamian nola eta zer nolakoa papera jolastu duten lehen lerroan daude instituzio ahulena dira eta lehen lerroan daude baina finantzazioari begira azkeneko

finantzazio osoaren ehuneko hamar ere ez da iristen udaletara

baina finantzatzeko gaitasunik ez dute eta horri edo horrengatik ere euro bakoitzari etekin handiena ateratzen dioten instituzioak

aprobetxatzen legez besteko proposamen hau azarokoa izan arren gaur hemen hona dator eta azken asteotan pare bat kontu jarri dira bolo bolo edo

ekarpen legea eta foru funtsez ari nahiz eta aprobetxatu nahiko nuke horien inguruan ere hainbat aipamen edo aipamen pare bat egiteko ekarpen legea azpiazu sailburuak aurreko asteetan hau berregiteko edo lege berria egiteko proposamena aipatu zigun eta

ezetz hau kontuz eta ez genukeela ikutu behar hemen betikoa dago norberak bere etxea babestu nahi du

eta adierazi behar dugu ordundik asko asko aldatu direla gauzak eta euri asko egin duela tartean bi krisialdi

denok jakingo dugu udal askok etxebizitzarekin zer nolako zorrak pilatu zituzten beraz ekarpen lege hau berriro ikusiko

inportantea da udalei dagokion lekua eskaintzea eta udalak erdigunean jartzea azken finean ekarpen lege berritik udalak indartuak atera behar dute indartuak

azkenean likidazioa urriko aurreikuspenak baino bostehun eta hogeita hamazazpi milioi euro hobeak izan dira

udal askok bi mila hogeian ez zegozkien gastu asko egin dituzte

eta eragile ekonomikoei herrietako egoera guzti horiei aurre egiteko beraz hiru hau ez litzake

foru funtsaren gutxienezkoa iazko berdina izatea eskatzen dugun

foru aldundiek udalei ekarpen honen deboluzioa ekitea ekiditeko eta zergatik ba covid garaian esan bezala erantzun hau udalek azkar eman dutelako efizienteak izan direlako eta beraien herritarrengandik gertu

babes hori eskaintzen gaurko legez besteko proposamen honek lau kontu ditu argia da covid funtsa bat sortzea europatik etorriko diren funtsen ehuneko hogeita hamar hauei bideratzea

espazioen sorrera europar funtsa hauen kudeaketarako eta foru funtsaren deboluzioa ekiditea eskatzen da finean hauek dira eskaerak

egon zareten askok edo egon garenok argi ikusten dugu udalak ez ditugu ez dituzte garapen propioak eta bitarteko propioak finantza bitarteko propioak beren garapena egin ahal izateko gastu ia ia osoa lotua egoten da bai pertsonal gastuak direla bai gastu arruntak lotzen dituelako zentzu horretan

jaurlaritzak foru aldundiak bideratutako irizpideen arabera banatzen dira eta udalak transmisore hutsak dira

sarri hirigintza erabili dute beraien finantzazio lerroak indartzeko tresna moduan eta horrek ekarri digu udaletxe askotan etxebizitza

behar zituzten etxebizitza parkeak ez direla sortu baizik eta

etxebizitza politika hirigintza herri askotan udaletxearentzako dirua egiteko makina bezala ikusi da zergatik finantzazio espazio edo garatzeko bitarteko propioak ez zituztelako eta horrek ondorioak ekarri ditu ondorioak ekarri ditu eta horrela daude alde zahar asko

auzo asko edo urbanizazio berri zaharberri asko erabat degradatuak

politika jabetzan egotea eta ez alokairuan horrek ekarri du finantzazio falta horrek ekarri du herritarren bizkar

izugarri garestia egotea azken finean herritarrek soportatu edo eutsi diotelako

beraz hau guztia horrela izan arren legez besteko proposamen honen lehenengo puntuan covidak

eskatzen dugu eta eskatzen dugu zergatik frogatu dutelako udalak hor egon direla egoera gogorrenean ere frogatu dutelako udalek

eta aes laguntzak handitzen frogatu dutelako jangela zerbitzua eten denean eta hala behar zuten

janaria emateko gaitasuna izan dutela frogatu dutelako merkatari ostalari autonomoei laguntzak bideratzen frogatu dute tasak doitu dituztelako

eta ez zegozkien konpetentzialki asko eta asko ez zegozkien baina hor egon dira hor egin dira zergatik udaletxeak

lehen eskutik ikusten dituztelako jakitun zirelako eta erantzun dutelako beraz funts honek badu zentzua

baita neurri batean obligazio moral bat egin duten lan guzti horrengatik eta aipatu nahiko nuke beste kontu bat eta hau diruz ezin da ordaindu eta hori zaintza taldeei loturikoa da herri honetan covidak erakutsi digu herria antolatu batek daukan gaitasuna

indarra hauengatik herria elkar zaindu da eta hau ordaindu ezin den gauza bat da eta aprobetxatu nahiko nuke hemendik gazte guztioi pertsona guztioi oro har baina batez ere gazteak parte hartu dutelako sare horietan hemendik

sarri kriminalizatuak izan dira pandemia honetan gazteak eta

meritu eta dagokien eskertza egin sare komunitario hauetan

eta eskerrik asko zuei guztioi beraz lehenengo puntu honetan horixe litzateke legez besteko proposamen honek udalak egindako esfortzu hori euren altxortegian sortutako zulo horri emateko asmoa dauka halabeharrez lehenengo puntu honek beraz iragan gertua konpondu nahi du eta bigarren puntuak legez besteko honen bigarren puntuak

europar funtsen ekarpenak merezi duen neurrian udaletara iritsi beharra dute eta frogatu dute ondo frogatu gainera egoera aldakorrenetan erantzun dutela orain etorkizuna berregiteko aukera dugun honetan udalak erdigunean jarri behar ditugu eta erdigunean jartzeagatik planteatzen dugu

onuradunak eta zergatik funts hauek eraldatzeko

eta gardentasunez kudeatu behar baldin badira ezinbestean

garatu behar da udalak mankomunitateak garapen agentziak dituzten beharrak dituzten ideiak dituzten proiektuak jaso behar dituzte funts hauek tokikotasunean dagoen aniztasun horri erantzun behar diotelako funts hauek erresilenteak izan nahi baldin badugu erresilenteak izateko

irakurri jakin eta erantzun behar diotelako horri eta hau eta hau

egiten den ezin da enpresa pribatu baten bulegoetan gizon gutxi batzuk dituzten burutapenetan oinarritu edo ezin da alderdi bakarreko txuri beltzeko

zentralitatea eta uste dugu europako funtsetan zerbait egon ez baldin bada gardentasuna dela eta horregatik aldarrikatzen dugu hirugarren puntu hori non erabakitze guneez aritzen garen non udalen izaera desberdinak eta aniztasun hori kontutan hartu behar den kolore politiko desberdinetako udalak daudelako tamaina ezberdinetako udalak daudelako eta ez soilik hiriburuak

landu beharko genuke europako funtsen kudeaketa hori gauzatu ahal izateko eta esan dugu esan dugu

galdeketa guztietan herritarrentzako gertuen dauden instituzioak udaletxeak dira beraz zor diegu

ematea zor diegu etorkizuna berreraikitzeko garaian dagokion lekua eskaintzea eta entzutea

udalak oso gutxi entzunak izaten dira eta entzunak direnean hiriburuak izaten dira entzunak udalak hiriburutikan at ere badaudelako eta badirelako eta gipuzkoa bizkaiak eta arabak zerbait baldin badute eta oro har euskal herriak zerbait baldin badu aberatsa lurralde oreka da

ezinbestean herri eta eskualdeak indartu behar ditugu

ze batzuk ere esango diguzue eudel eta eudel egon daitekeela hor baina kuriosoa da eudeleko bi lehendakariordeak hau da azpeitia eta irungo alkateek esan dutela funtsa hauen kudeaketan beraien ahotsa ez dela entzuna izan eta berdina esango nuke udal askok eta askok duten iritzia hori dela beraz

alderdi ikuspegi batetik sentsibilitate ikuspegi batetik landutako

udalgintzan aritu garen guztiok jakitun garelako ze finantza arazo izaten dituzten udalak

horri erantzuna eman behar zaio baina etorkizun berria eraikitzeko garaian eta jakitun

dagokien tokia eskaini behar zaie lurralde oreka hori bermatu behar dugu adibide argi bat ekarriko dut atzo bertan

han bertan zen lehendakari jauna ere han

baina behin behinean inauguratu da non eta tolosan non eta gure herrian baina behin behinean behin behinekotasunetik harago eraikitzen denean azkeneko dagokien eraikina nora eta donostiara joango delako hori da hemen azken urteetan hartzen diren erabakiak

eta ez udaletxeak eta guzti horri buelta emateko lehenengo pauso bat izango litzake beraz legez besteko hori beraz

covid funtsa bat sortzen dugu bi mila hogeian udalek egin duten ekarpen guzti hori kontutan hartu eta beraien altxortegietako zulo horiek tapatzeko ez zegozkien ez zegozkien

eskatzen zutelako eta etorkizunari begirako eraikuntza horretan berreraikuntza horretan europar funtsei dagokienez ehuneko hogeita hamar beraien esku

iritsiko den hori beraiekin udalekin batera landu eta egikaritzea beraz nahiko nuke gaurkoa

ikusi dut beste alderditik sartu diren erdibideko edo kontra proposamenak ez dutela bide eman baina uste dut legebiltzar honetan udalen

eskerrik asko iriarte jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

eskerrik asko soto jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on edo

komentau dau zein izan dan udalatzearen papera

urte luze honetan guk partekatzen dugu esandakoa eta beraz

errepikatuko diagnostikoa partekatzen dogulako eta gure zuzenketara joango naz zuzenean bueno gai hau ez da

ganbera honetan eta dagoeneko eztabaidatu dugu europar funtsei buruz corcuera andreak

osoko bilkura monografiko bat egiteko aukera izan dugu aurrekontuen tramitazinoanbe europar funts horiei buruz eztabaidatzeko aukera izan dugu

dugu orain eztabaidatzen ari gara erdibideko

eta horiek eroan gaituztela talde sozialistari eta euzko abertzaleak taldeari euskal herria bilduren jatorrizko legez besteko proposamenari gure zuzenketa aurkeztea eta erdibidekoak

jatorrizko legez besteko proposamenaren puntu

hainbat gai aipatu behar dutzueguz zuek eskatzen duzue udalentzako aparteko funts berezi bat sortzea guk dakigula ez dau horrelako eskaerarik egin finantzen euskal kontseiluaren bileretan

bileran gero europar funtsen ehuneko hogeita hamara bermatu gura duzue udalentzat eta bada

inork ezin dau bermatu europako funtsen ehuneko hogeita hamara

ondo eta nork bermatzen dau gainerako erakundeen kaudimen ekonomikoa nork betiko galdera

gureak bermatuta gure daude eta besteena nork bermatzen dau

corcuera andrea ez baina iazko

iazko urtean bi mila hogeian udalek bere gain hartu dituzte gastu pila bat adibidez hezkuntza arloan bi mila hogeita batean bi mila

departamentuak garbiketak egiteko iaz eskolak itxi ziren baina garbiketak egunero egunero mantendu ziren zer esanik ez gizarte zerbitzuak

eta hori guztiaz beraz funtsa horretarako ere eskatzen genuen

normal baina bueno denbora badoakit nire ustez hemen bi eredu daude eta talka egiten duten bi

gobernantza itxi bat planteatzen du ez da gardena ez da gardena hiriak indartzen ditu eta ez herriak ez eskualdeak lurralde garapen desorekatu bat dauka eta beste planteamendua da guk egiten duguna eta gaur mahai gainean jartzen duguna eta da

planteamendu bat erabaki esparruak zabaltzea planteatzen duena gobernantza irekiago bat

eta horri gaur egun gobernuan zaudetenok ez duzue ikusten hombre zuek sortu duzue tramadu instituzional hau normal eta geroago esaten zenuen bezala nork pagatuko du ez

baina es que hemen patua beti udalek ordaintzen dute udalak justu egon eta udalak estutzen jarraitzen duzue eta diputazio eta jaurlaritzak bueno beraien inbertsioak egiten jarrai dezaten udalak dira txikienak dira patua

garaia dela eta justiziaz besterik ez baldin bada

gastuak udalak asumitu dituztenak pandemia baten erdian egon garelako gutxienez asumitu ditzatela gutxienez asumitu ditzala jaurlaritzak edo diputazioak funtsa horren bidez eta bestetik etorkizuna

hau ez da euskal herria bilduk indar asko daukalako udaletan eta ez ez gure ustez gure ustez

instituzio gertukoak dira efizienteak dira frogatu dute beraz zor diegu
mila esker eskerrik asko iriarte jauna

eskerrik asko eskerrik asko atutxa jauna gai zerrendako seigarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena
dbetik kanpo utzitako gaixo mentalentzako premiazko irtenbide bat exigitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza

en el corto plazo eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

sánchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

andrea sailburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on

azken bigarrena izateak ekartzen du batzuk aurretik zapaldu egiten dizutela batzuetan interbentzioa baina inolaz ere ganbara honetan makina bat mantra

behar bezainbat aldiz esango dut nik ere gauza bera herri honetako gizarte zerbitzuen ereduak funtzionatu egiten du

ezin denik moldatu aldatu edo hobetu

arazoak ere sortzen ez direnik eta are gehiago

premiekin beti dago zer hobetu eta gainera ona da beti izan dezagun egoera honen aurrean gure taldea ados dago beharrezkoa dela zerbitzu publikoak bermatzea gizarte politiken aldeko apustu irmoa egitea eta zaurgarritasunik handieneko egoeran dauden pertsona eta kolektiboekin solidarioak izatea

funtsezko tresna dela ez bakarra baina bai funtsezkoa eta nik

andreak esan duen bezala lanbidek

pertsona batek daukan edo ez daukan gaixotasun motaren arabera ez du galdetzen pertsona batek duen gaixotasun mota edo gaixotasun mentalekoak diren edo ez diren bai ezartzen duena da indarrean dagoen diru sarreren berme errentaren araudiak ba etxebizitza tipologien irizpideak dira eta aitortzen dira gizarte zerbitzuen sistematik

betetzen dituztenak eta horren arabera etxebizitza komunitarioek dagozkien baimena izaten dute eta berriro ere bat nator sánchez andreak zioenarekin ekimen honek etxebizitza etxebizitza komunitarioekin zerikusia daukate ez zuzenean gaixotasun mentaleko pertsonekin

ondo informatuta baldin bagaude behinik behin araban gertatzen dena

eta beraz ezin daiteke ez litzateke bidezkoa auzitan jartzea sistema guztia beste inoiz ere esana dut oraingo legegintzaldi honetan

gauzen irtenbide integral bat behar dugula ez irtenbide partzial eta are gutxiago partikularrak horrekin ez diot bere tamainan

eta irtenbideak aurkitu beharko zaizkio bai baina

baita arabako foru aldundiaren eskumenekin ere egiten dugu topo eta iruditzen zait beti elkarlanean baina asko aldundiaren menpe dagoela edozein irtenbide

horregatik ikusten dugun bidea eta guri dagokigunez zuzenketan agertzen dena da diru sarreren berme errentako legea aldatzea gizarte babeserako euskal eredua sendotzeko asmoz eta foru aldundiei eskatzea nahiz eta euretariko bik ez daukaten arazoa baina badaezpada ere foru aldundiei eskatzea

eta gizarte zerbitzuen euskal sistemaren markoan aztertu dezala egon daitezkeen

eta aurkezten ditugun puntu hauen inguruan ere iruzkin txiki bat egin nahi du

hemen aipatu da diru sarreren berme errentaren aldaketa beharra eta horren inguruan aurreko legegintzaldian bezala gure prestutasuna

eta hor tratatu ahal izango ditugu tratatu beharreko guztiak bien bitartean instituzio guztiek indarrean dagoen legea bete baino ezin dute egin bi

edo bere kontrola ez dagokigun instituzio bati eskaerak egitea baina horrelako kasu zehatz bat denean eta kasu partikularrez ari garenean

ari garenean beharbada pertsonetan pentsatuta beste bide edo baliabidetan beste bide edo baliabide batzuk

eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna
zuzenketarik aurkeztu duten taldera pasatuz mistoak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on guztioi bueno gaur berriro ere osoko bilkurari amaiera emateko

lanbide eta abar ez ze gaur mahai gainean izan dugun pp ciudadanos taldeak aurkeztutako eta ekarritako legez besteko proposamena alegia gaixotasun mentala duten eta diru sarrerak bermatzeko errentatik kanpo geratu diren pertsonei premiazko

baina gaur konpartitzen dugunagatik hasi nahiko nuke

antologikoak direla diru sarrerak bermatzeko errentari dagokionez gure posturak ez

aurrean gaudela konpartitzen dugu bai hain zuzen berriro ere kolektibo zaurgarri baten parte diren eta gaixotasun mentala duten pertsonak babes gabe utzi ditugula

diru sarrerak bermatzeko errentak eta babes sistemak disfuntzio larriak eta muga sakonak erakutsi dituela eta horiek maiz hainbat eta hainbat pertsona sistematik kanpo geratzea eragiten duela begira orain dela hamarkada bat baino gehiagoko legea oso tresna baliagarria izan dena eta nahi bada badena

eta urratu dagoela esaten dugu martxan jarri diren irizpide murritzaileek xedea bera urratzen dutelako babes beharrean dauden pertsonak sistemara ekarri baino sistematik kanpo uzten dituelako eta etengabean ikusi dugu hori langile autonomoekin biolentzia matxistak jasan duten emakumeekin

sánchez andrea ez da kasu bakarra ez da kasu bakarra eta ez da bakarrik araban gertatu bilbon gertatu dela ere badakigu

eta nahiz eta horrela izan nahiz eta kasu bakarra izan gure atentzio osoa merezi du sistemak babesa zabaldu beharrean jendea

uzten du eta hori ezin da gertatu eta ezin ditugu kolektibo zaurgarrienak

eta begira datu bat jaurlaritzak kaleratutako pobrezia eta behar sozialen inguruko inkestaren arabera eaen hirurogei mila seiehun eta hogeita bederatzi pertsona daude pobrezia egoera

kanpo datua bi mila hemezortzikoa da oraindik ez daukagu eguneratuta baina pentsa sei mila seiehun eta hogeita bederatzi herritar izen abizenekin pobrezia gorrian eta inongo babesik gabe hori gertatzen da

eta hori behin mahai gainean jarrita eta rgitik haratago esango nuke

politika publikoetan ahaztuak daudela baliabideak falta zaizkigu eta plazak falta zaizkigu

eta eztabaida ez da berria hona ekarri duen moduan garrido andrea

eztabaida hau eman zen gaur ere honen inguruan aritu dira eta bi erakundeetan

han eta hemen eta gobernu berdinek sostengatzen dituzte erakundeak alegia plaza eskasia izugarria dela

aldundiaren saretik kanpo dauden hirugarren sektoreko elkarteetara jo behar dutela euren errekurtsoetara esaterako etxebizitza komunitarioetara eta

beste sarrerarik diru sarrerarik eta hor dago lehenengo akatsa

berezitu bat ordaintzeko erabiltzen dute non eta eremu pribatuan zergatik eta zerbitzu publikoetan ez dituztelako plaza nahikorik hara zelako sorpresa ez gogoraraztea hemen ere dekretu soziosanitarioa pendiente daukagula

hobetzeko espero dugula inoiz heltzea eta horregatik

babestuko genuen jatorrizko legez besteko proposamenaren lehenengo eta laugarren puntuak eta horregatik ere babestuko dugu ia bere osotasunean gaur

orain eta hemengo arazoari irtenbide eta konponbide urgentea eman behar zaiola alegia

diru sarrera lehenbailehen itzuli behar zaiela ze badakizue lanbideko langileek zer esaten diguten ba agindu bat dutela mahai gainean jende konkretu horri prestazioa kentzeko tal cual eh

corregir este gravísimo error eta nahi bada hori egitea posible da eta gaur bertan egitea posible da eta legea aldatu gabe

ezin dute itxaron eta borondate politikoko kontua da hau ze puntuan arazoa ez dago legean baizik eta legearen interpretazio murritzailean dago problema dekretuan dago

eta arazo larri hauek konponbide eta konpondu daitezke gaur

ze gobernua sostengatzen duzuen alderdiek zuen zuzenketan eskatzen duzue legea erreformatzea baina arazoa orain dugu arazoa gaur dugu

erreformaren inguruan hitz egingo dugu tokatzen denean eta badakizue gainera

baina orain eta hemen dauzkagun arazo larria konpontzeko orain eta hemen hartu beharreko neurriak eta erabakiak behar dituzte eta barkatu baina erreformak ez digu irtenbiderik ekarriko epe motzera

izan daiteke baina zuen alderdikideek batzar nagusietan ez dute horretarako prestutasunik agertu are gutxiago ere

hortaz ondo dakizue zuek pilota sabai batetik bestera eta erakunde batetik bestera pasatzea

jendea diru sarrerarik gabe eta esandakoa zuen esku dago bai eta hori guztia jakinda

erdibidekoa ere aztertuta uste dugu oinarrian afera bakarra daukagula egun jendea babesteko daukagun tresna indartsuenetarikoa balioan jartzea

errenta balioan jarri eta legitimatu behar dugu eta hori ez da egiten interpretazio murritzaileekin eta hori ez da egiten jendea bazterretan eta babesik gabe utzita horregatik guztiagatik amaitzeko gogora ekarri nahiko nuke asko eta asko izan direla legebiltzar honetatik pasatako eragileak adituak eta arituak

sistemaren disfuntzioak zuzentzeko beharrarekin sistemaren ahalmena zabaltzearen beharrarekin genero ikuspegia txertatzearen beharrarekin eta sistema kudeaketa erraztearen beharrarekin eta gu egongo gara

euskal herria bildurentzat diru sarrerak bermatzeko errenta funtsezko elementua da

bermatzeko baita herri honek behar duen gizarte justizia egikaritzeko beraz goazen mesedez babesa zabaltzera goazen desdoitzeak zuzentzera eta goazen kontsentsuak berreskuratzera

gaituzue guzti hori da sistema legitimatzea eta sistema zaintzea eta askotan esaten dugu eta askotan esaten da eta

zaindu maite duzun hori goazen zaintzera maite dugun hori baina goazen
hobeto egitera mesedez eskerrik asko eskerrik asko garde andrea

eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

bueno mi grupo

eskerrik asko legebiltzarburu andrea laburra izango naiz

badago beti euskal herria bilduren argudioa esanez batek daki erabaki hori zeren arabera egingo den

batzuetan konspiranoikoak ematen duten teoria hori ere clásicos popularesen artean sartzen dira euskal politikagintzan eta begira baita ere aitortuko dizuet beste gauza bat bilbokoa ez nuen ezagutzen baina

araban ez den konponduko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea bueno beitu badago kontu bat eztabaida honetan ez dena aipatu eta ez dena atera eta guretzat

eta da gobernu honek pandemia garaian babes sistemaren aurrean izan duen eta daukan jarrera begira urte luze honetan krisi soziosanitario eta ekonomiko

munduko beste gobernu askok euren babes sistemak hartu dituzte berrantolatu dituzte

pandemiak sortutako aurrekaririk gabeko krisiari aurre egiteko eta horretan kolektibo zaurgarrienak babesteko aldiz jaurlaritza honek babez sistema propioa izanda ez du hori indartzeko moldatzeko edota egokitzeko asmorik agertu babesa eta eskubideak zabaldu beharrean laguntzen alde egin du jaurlaritzak aesak zabaldu hirugarren sektoreko

baina hori izatea estrategia diru sarreren bermea eskubide bezala

eta gainera ikusi behar dugu nola pandemia baten erdian bazterkeria egoeran dauden eta gaixotasun mentala duten pertsonak babesik gabe uzten ditugun

irtenbide bat ematen hau oso grabea da oso larria da eeta mingarria ere bada mingarria ere gobernua sostengatzen duzuen

hemen arazorik ez balego bezala eta esaten dugu bai lanbideko langileek agindu baztertzaile bat dutela euren mahaietan

eta horrek kezka handia sortzen digu ze gaur agerian geratu den moduan

behar egoerak gaur ematen ari dira orain eta hemen ematen ari dira

hauek bezala eta beste batzuk seguru ez ditugula ezagutzen baina erreformaren babesa noiz etorriko den zain demagun

oso egoera konplexuan dagoela baina

denbora eramango liguke noiz nahi dugu jendea babestu bi mila hogeita hiruan

egoera oso prekarioaz ari gara egoera urgentez ari gara

esandakoa legearen erreformara bideratzen zaigu tartean beste ezer egiterik ez balego bezala

ze aldi berean ikusten dugun nola diru sarrerak bermatzeko errentaren izapidetzarekin erlazionatutako irizpideak bai aldatzen diren eta instrukzioak ematen diren lanbiden aginduak eta legearen interpretazioa aldatzen da hortaz instrukzioak eamten badira eta legearen interpretazioak egiten badira

babesa zabaltzeko egin daitezke eta dekretua aldatu daiteke ezta ez ezkutatu ez ezkutatu

eredibidekoari dagokionez lehenik eta behin eskertzea taldeei egindako esfortzuagatik esatea

eta bigarrena puntuan abstenituko garela hortaz legebiltzarburu andrea eskatu nahi genuke esanda dago ez bueno bozkatzea puntuka

arazoa legearen interpretazio murritzailean dago problema dekretuan dago eta arazoa lanbideren irizpide hertsietan dago jendea babestu beharrean sistematik kanpo uzten dugulako eta

eta egin daiteke orain eta hemen borondate politiko kontua da hortik aurrerakoa aitzakiak dira

eskerrik asko garde andrea eztabaida guztiak amaituta

bozketak hasiko ditugu bai bigarren puntua

bermatzearen inguruan aintzat hartzeari buruz bozkatu dezakegu aintzat hartzea edo aintzat ez hartzea bozkatu dezakegu

hogeita zazpi boto alde berrogeita bi contra sei abstentzio beraz

covid hemeretziaren protokoloen eraginkortasuna eta egokitzapena bermatzeko premiazko neurriak hartzeari buruz lehenik bozkatuko dugu

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamairu boto alde cuarenta y dos contra beraz ez da

zuzenketa jarraian euskal talde popularra ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

contra hamabi abstentzio beraz ez onartuta geratu da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

eskuduntzak erabiltzeko baliabide materialak eta giza baliabideak eskualdatzearen inguruan bozkatuko dugu gordillo pérez jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka zazpi boto alde sesenta y ocho contra beraz onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitzak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde contra beraz onartuta gelditu da erdibideko zuzenketa

buruz eh bilduk eta elkarrekin podemos ezker anitzak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian euskal talde popularra ciudadanos aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu azkenik euzko abertzaleak euskal sozialistak

osoko zuzenketa seigarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena dbetik kanpo utzitako gaixo mentalentzako premiazko irtenbide bat exigitzeari buruz

ciudadanos elkarrekin podemos ezker anitzak sinatu duten erdibideko

zuzenketa puntuka eskatu da ondo hartu badizut bat bi lau

orduan bat hiru lau bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

ez dira onartu hiru puntuak jarraian bigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu botoa hamairu boto alde berrogeita bat contra hogeita bat abstenzio beraz

eta azkenik bozkatuko dugu euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

gogoratu mesedez araudiaren aldaketa edo erreforma egiteko batzordea osatu behar dutenak batzordera joatea bai bale eskerrik asko